arratsalde on guztioi osoko bilkurari ekingo diogu berriro gai zerrendako bosgarren puntua mozioa

enpresak bere kapitalaren zati bat burtsan saltzeko prozesuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena casanova jauna zurea da hitza

a toda la sociedad vasca cuando se conoció hau da gertatu dena eta honen aurrean nik uste dut gure ardura erabili behar dugula ahotsa altxatzeko eta gertatutakoa deitoratzeko uste genuen hemen

gertatutakoaz salatzean hain eskandalagarria denez eta hain kaltegarria izan denez langileentzat eta herri honen ehun produktiborako uste genuela aukerak egongo zirela guk proposatzen genuena zen deitoratzea egindakoa eta adieraztea

kudeaketa guzti hau eta uste dugu argi dagoela egindakoa hemen kontatu dena ez daukala zer ikusirik enpresa hau sortu zenean zeukan helburu funtzio eta filosofiarekin adostasuna lor genezakeela hemen hau argi eta garbi esateko argi eta garbi dagoelako hau horrela izan dela pentsatzen genuen beharrezkoa zela salatzea

kutxabanken jarrera pasiboa eta konplize gertatutako guztiarekin eta noski internacional cableren jarrera pentsatzen genuen salatu behar genuela

euskal gizarte osoa eskandalizatu zela eta uste genuen ganbara honek ere eskandalu hori salatu behar zuela eta ez zuela onartu behar eta izen abizenez salatu behar zuela eskandalu horri burutu zutenak

izan zelako eta badelako nahiz eta gero antzerkitxo bat egin eta bere momentuan apur bat indignazio olatu hori geratzeko esatea bonusa kobratuko zela akzioetan

etekin gehiago atera dutela zuzendaritzako kideek operazio horrekin

esan behar zuela alberto garcia erauzkinek konpainia honen burua ez zeukala zilegitasunik innobasquen edo ikerbasquen moduko

jarraitzeko pentsatzen genuen bere jarduera enpresariala ez zela batere eredugarria eta inkluso

ikerkuntza inbestigazioa inobazioa kaltegarria izan dela

parlamentu honek eskatu behar zuela kargu horietatik ateratzea inolako zalantzarik gabe baina badirudi batzuentzat ez daukala inolako

pentsatzen genuen ere jaurlaritzak hau ez gertatzeko hartu behar zuela beste paper bat enpresa gakoetan herri honentzako estrategikoak diren enpresetan pentsatzen genuen parte hartzeko publikoak mantendu behar zirela eta ahal den neurrian

antzeko prozesuak ez errepikatzeko beste enpresetan pentsatzen genuen sektore publiko indartsua aldarrikatu behar genuela eta uste genuen agian ezkerreko edo bere burua ezkertiartzat jotzen duen beste alderdietan agian oihartzuna edukiko genuela eskaera

azkenean erdibideko sinboliko eta otzala baten aurrean kokatuko garela

batzuk egiten dira nahiko etereoak eta borondate ona adierazteko baina gauza zehatzetara joaterakoan

eskerrik asko zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz corcuera andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

damborenea jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu casanova alonso jaunaren

hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita bat bai

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena istripu eta gaixotasunen kudeaketaren legedi pribatizatzaile berriari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak sánchez andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko sánchez andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

gizarte segurantzaren legearen erreforma mutuen erregimenari dagokionari erresuma espainoletik etortzen zaigun beste eskubideen murrizketa dakarren legea da beste behin ere lan harremanetan interaktuatzen duten bi aldeetatik soilik aldi baten

eta rajoyren gobernutik etorrita erantzuna erraza da patronalaren interesen arautu da beste behin ere proposamena aurkeztu duen taldearen bozeramaileak honetan jada azaldu ditu lege horrek ekarri dituen hainbat aldaketa

esanguratsuenak eta beste batzuk ere gogoratuko ditut hasteko erreformaren motibazioan absentismoaren tasa jaisteko eta burokratizazioa gutxitzeko egiten den erreforma bat dela azaltzen da hori

motibazioa izan hori ezin da onartu erreforma horrek langileei iruzurrezko izaera aurre suposatzen die datuek erakusten digute absentismo tasa gero eta baxuagoa dela azken urteetan justu gertatzen ari da azken lan erreformaren ondorioz langileak nahiz eta bajan egon

langile asko gaixo joaten dira lanera presentismoa ematen ari da

zein arlo publikoan ere baina legearen motibazioarekin jarraitzeko ematen den bigarren arrazoia burokratizazioa gutxitu egingo dela diote ba ideia horren aurka

gezurra delako eta are gehiago osakidetzako profesionalek

egin beharko dute mutuen mesedetarako mutuaren izenaren aldaketa lan istripu

izatetik gizarte segurantzaren mutua kolaboratzailera izatera pasatu dira hori ere

benetan izen aldaketa horren atzean ezkutatzen den helburua mutuek gertakizun arruntetan lanetik kanpo

kudeaketaren eskuduntzak izatea horrek mutuen ekintza eremua are gehiago zabaltzen du osasun sistema publikoarena

aurrekoarekin lotuta aldi baterako ezintasunari dagokionez mutuek botere handiagoa izango dute kontrola egiteko jarraipena egiteko

mutuek bajaren lehen egunetik deitu ahal izango dituzte langileak osasun azterketa egitera

joan ezin bada agertzen ez bada edozein arrazoirengatik prestazioak kautelaz eteteko aukera dago ondoren langileak soilik lau egun izango ditu

eta berriro ere behar bezala egiten ez badu aldi baterako ezintasun egoera iraungiko da hori oso larria iruditzen zaigu

zauden zein egoeratan zure prestazioa gogoratu behar da eskubide bat dela kendu ahal dizutena

mutuei langileen osasuna kontrolatzeko gaitasun handiagoa ematen die ez soilik lanbide gertakizunetan baizik eta arruntetan ere alta medikuak ematea baino ez zaie

hori da patronalaren helburua eta ez dira geldituko lortu arte osasunaren kudeaketaren dualizazioa gertatuko da

erresumako gobernuak horrek zer ekarriko luke ba langileen osasun arloa mutuen bitartez kudeatzea eta sistema publikoan gainontzeko pertsonak osasuna kudeatzea hau da haurrena langabetuena pentsionistena noski osakidetzan egingo diren diagnostiko frogetarako

patronalaren ikuspuntu ekonomizistatik lehenbailehen alta ematea izango dela helburua

langileen zein oro har gizarte osoaren osasunean kalte eragingo duten aldaketak dira ez dago langileen onurako inolako

eta enpresei botere gehiago emateko egindako erreforma da beraz eh bildutik errefusa argiena erreforma horri

oraindik onartuta ez zegoenean eh bilduk eskatuta

sindikatuek enplegu batzordean agerraldia egin zuten aurreproiektuaren inguruan iritzia emateko eta lau sindikatuek

salatu zuten erreforma pasaden bilkuraldian eh bilduk aurkeztu zuen gaurko gaiaren inguruan eta ondoren psek aurkeztu zuen proposamenaren jatorria

puntuko proposamena zen hura lehenengoan legebiltzarrak erabateko gaitzespena adierazi eta erreforma erretiratzea eskatzen genuen erreforma hori langileen osasunaren kaltetan mutuei eskumen gehiago ematen baitzizkien

bigarren puntuan jaurlaritzari eskatzen genion berma ditzala modu eraginkorrez arabako bizkaiko eta gipuzkoako langileen osasunerako eskubideak horretarako

osasunean inplikatu eta horren jarraipen zorrotza egitea eta hirugarren puntuan jaurlaritzari eskatzen osasun sistema publikoa modu eraginkorrez defenda dezala eta mutuen eskumenak

horretarako jaurlaritzaren baliabideak erabiltzeko mutuekin hitzarmen edo kontzertu gehiagorik ez sinatuz osakidetzan inbertituz eta hainbat mutuaren esku lan osasuna duten funtzio publikoko

progresiboki sistema publikoan integratzeko plan bat eginez eta horren ondorioz eskuraturiko dirutzak osakidetzan berriro inbertituz araban bizkaian eta gipuzkoan diharduten mutuen diruen soberakinak zuzenean bertan kudeatzen dela bermatuz

bideratu gabe esparruan erabaki ahal izate aldera eta azkenik gizarte segurantzaren erabateko eskumena bermatuko duen babes sozialerako

gauzatzeko eta estatuko gizarte segurantzak euskal sistema publikoan egin dezakeen esku hartzea saihesteko horiek ziren gure jatorrizko ekimenean jasotzen ziren puntu eta eskaerak martxoan eztabaida hori izan aurretik

adostu genuen erdibideko bat azken puntua izan ezik gure proposamena gainontzeko

orduan eztabaida ez zen eman eta gure proposamena bertan behera gelditu zen

gizarte segurantzaren eskumenaren aldarrikapena ez da geratzen eta eh bilduk jarraituko du eskaera hori aldarrikatzen eremu horretan

hau ez dela izango espainiatik langileen aurka etorriko zaigun azken legea eta are gehiago honetan ere behar dugulako

horregatik gure jatorrizko ekimena zuzenketa bezala aurkeztu genuen pseren ekimenari erreparatuz azaldu dudan bezala aurreko

beraz orduan ados geunden eta oraingoan ere

jasotzen ditu eta legea errefusatzen du osasun sistema publiko indartsu baten alde egiten du jaurlaritzari mutuekin konbenioak ez sinatzea eskatzen dio eta sektore publikoko langileen osasuna osakidetzan integratzea eskatzen dio jaurlaritzari garrantzizko aurrera pausua izango litzateke behintzat puntu horiek aterako balira beraz eh bilduk

eskerrik asko zulaika anderea mistoa maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

bat erreforma estatuko gobernuak lege proiektu bat aurkeztu zuen

lege orokorreko testu bateratua aldatzeko

segurantzako lan istripuen eta lan gaixotasunen mutuen erregimen juridikoari buruz bi mila hamalauko

cuestiones pendientes eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

zuek guri zer leporatzen diguzue

eskumena hori izateko eta eskatzeko zergatik ez duzue egin egin dezakezue

maneiro zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu euskal sozialisten jatorrizko testuaren lehenengo eta bigarren puntua ezta maneiro jauna eta gero hirugarrena eta laugarrena bai barkatu bat eta bi

eta lau bale lehenengo puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita bederatzi eman dugu bozka hogeita hamabost bai hogeita hamalau ez ondorioz lehenengo puntua onartuta geratu da jarraian

ondorioz bigarren puntua ere onartuta geratu da jarraian hiru eta lau batera

ondorioz berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu hiru eta lau puntuak bozkatu dezakegu

bat abstentzio berdinketa dagoenez hurrengo osoko bilkurara pasatuko dugu